bi eta hiru puntuak beste baterako utzi direla esan eta hogeita hamabi jaun andreek boto eskuordetu dutela

arretako protokolo integrala sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko

eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jauna zurea da hitza

egun on guztioi lehenengoz eta behin guztioi opa dizuet euskararen egun on zoriontsu eta euskaldun bat

hilabete batzuk la navaleko langile batek esan zidan komiteko kidea zen esan zidan bera la navalen sartu zenean ingurukoek lagunek familiakoek esaten ziotela non sartzen ari zara zu enpresa hori ixtera dihoa berehala langabezian geldituko zara berriro

eta bera enpresan sartu zen berrogeigarrena urtean enpresa ixtear zegoela

berrogei urteko ibilbidea egin zuen eta berrogei urte horietan enplegua eta aberastasuna sortu zen

momentu ezberdinetan enpresa horren aldeko apustu ezberdinak egin zirelako eta egia da gaur gaurkoz enpresa hori

berrogei urtez desahuziatuta egon ondoren laguntza ezberdinen ondorioz

eta enplegua sortzen la naval gaur egoera kritiko batean dago badakigu baina beste enpresa batzuek beste ibilbide zoriontsuagoa izan dute burura datozkit adibidez danobaten kasua

ia ixtear egon zen makina erramintako

ixtear egon zen berreskuratu zen beste batzuek egin zuten enpresa horren aldeko apustua barrutik zein kanpotik eta gaur egun liderra da mundu mailan lehiakorra da eta enplegua eta aberastasuna sortzen jarraitzen du irizar

ia ia itxita zegoen kiebra teknikoan apustu bat egin zen enpresa aurrera ateratzeko

badauzka eta urtero fakturazioa zazpiehun milioi eurotik gorakoa zer esan nahi dudan honekin

egoera konplikatuta egon etorkizuna daukatela egoera konplikatua dauden enpresa guzti guztiek ez daukate etorkizunik eta onartu behar dugu batzuetan kasu batzuetan ez dagoela zeregin handiegirik egin behar da kasu guzti guztietan aurrera ateratzen egoera zailetan dauden enpresa guztiek ez dutelako zigorra edo ez daude zigortuta

saiatu behar gara bideragarritasun printzipioa aplikatzea hau da kontrakoa demostratzen den arte enpresa guztiak aurrera ateratzeko gaitasuna daukate momentu honetan krisian dauden enpresei buruz hitz egiten badugu denoi burura datozkigu izen batzuk alestis

tubacex izen asko eta zoritxarrez hurrengo hilabeteotan hurrengo asteotan izen gehiago batuko dira zerrenda honetan garai gogorrak datozkigulako garai gogorretan gaude maila sozioekonomikoetan eta beste maila batzuetan ere ez dira samurrak etorriko diren garaiak enpresa batzuk oraindik nahiz eta modako hitza erresilientzia esan erresistentzia fase batean daude

baina zailtasun handiekin eta gerta daiteke etorkizun hurbil batean

sakonagoak bihurtzea jada bi mila hemeretzian desazelerazio ziklo batean sartuta geunden

gordinaren maila eta dagoeneko hainbat enpresa elkartek iragarri dute kaleratze masiboak egiteko borondatea daukatela aterpea desagertzen denean kaleratze masiboak aurreikusi daitezke eta gogoratu dezagun momentu honetan ia berrogei mila euskaldun erte baten

gaur egun dauzkagun arazoei eta etorkizun hurbil horretan edukiko ditugu arazo enpresarial horiei aurre egiteko behar dugu gobernuaren partetik jarrera proaktiboa bermatzen duen protokolo zehatz bat protokolo integral bat jarrera proaktibo hori bermatzeko hori da gaur eskatzera

ez direlako soilik arlo pribatuko arazo bat egia da enpresen jabegoa pribatua izan daitekeela baina ehun pertsona kalera joatea lanik gabe gelditzea ez da inolaz ere arazo pribatu bat arazo kolektiboa da gizartean zonaldeetan eskualdeetan inpaktu larria daukan momentutik eta arazo honi aurre egiteko funtsezkoa da gobernua ez

ikuslearena edo beste era batean esanda ostrukarena enpresa pribatuak izan arren arazo publikoa ere den heinean jaurlaritzaren inplikazioa

ez du izan behar krisi hauetan ikusle hutsa baizik eta aktore eta aktore protagonistetako bat eta paper hori betetzeko behar du gidoi bat

protokolo integral bat krisian dauden enpresei erantzuteko enpresen krisiak jatorri ezberdinak eduki ditzakete arazoak izan daiteke finantza arlokoak

arazo bat merkatuaren gorabeherak ziklo ekonomikoak bai sektore batekoak bai ekonomia osoarenak arazo ezberdinak eta jatorri ezberdinekoak izan daitezke eta beraz ere erantzunak anitzak izan behar dira

edo kasuistika bakoitzaren aurrean erantzun bat planteatu behar da horregatik gobernuak eduki behar du panoplia bat tresna ezberdinak aplikatzeko egoera ezberdinen aurrean batzuetan enpresa batek beharko du plan industrial berria

kasu batzuetan ere kapitala zabaltzeko beharra egon daiteke inbertsio berriak egiteko beharra ikerkuntza eta garapen apustua

berri baten bidez enpresa berriro martxan jartzeko horren aurrean horren aurrean

paper bat eduki behar du eta lagungarria izan behar du bidelaguna izan behar du enpresako beste eragile guztiekin batera

bilatzeko krisi mota ezberdinak daude aipatu ditut arrazoi ezberdinak baina argi dago momentu honetan mundu mailan ba dagoela egoera oso

ezohikoa covid hemeretziak sortutakoa oso momentu gutxitan eman da horrelako arazo zabaldua eta orokortua mundu osoan ekonomiak ikutuak daude aktibitate jarduera

herrialde guzti guztietan eta ia sektore ekonomiko guztietan egia da batzuetan

inpaktua orokorra izan da eta krisia hain ezohikoa eta hain orokorra izanda konturatzen gara neurri berritzaile batzuk ere

ari direla eta inkluso duela gutxi arte paradigma neoliberalaren defendatzaile sutsuak

hasi dira onartzen krisi honen aurrean dauzkan ezaugarri berezien aurrean ezohiko neurriak ere eta orain arte betatuta edo debekatuta zeuden neurriak ere hartu daitezkeela hartu behar direla ez badugu ikusi nahi enpresen itxiera orokortu bat

erreskateen autorizazioaz europar batasunean orain arte

osoa baina krisi honen ez ohizkotasunetik abiatuta

ez soilik onartu du baizik eta bultzatu duela estatuek apustuak egitea enpresa estrategikoen alde

nolabaiteko baimena eman du baldintza batzuekin hori bai epe batzuetarako

baina erreskateak gaur gaurkoz legalak dira europar batasunak onartuta eta europar batasunak bultzatuta eta estatuek noski aprobetxatu dute

estatuek euren enpresak baloratzen dituztelako badakitelako izaera estrategikoa dauzkatela enpresa arlo industrialekoak alemaniak adibidez

aktibatu du erreskaterako soilik enpresak erreskatatzeko gero egin du plangintza ekonomiko askoz zabalagoa

jarri ditu mahai gainean eta ehun mila milioi horiek dagoeneko erabiltzen ari dira lufthansa bezalako enpresa ezagun batek eskatu ditu bederatzi mila milioi

ikusten duzuenez kantitate oso handiak eta oso potenteak estatu espainolak ere bere funts propioa martxan jarri du apalagoa estatuaren gaitasun ekonomikoa apalagoa delako baina hamar milioi

erreskatatzeko eta dagoeneko funts horren ehuneko zazpi baino gehiago erabili da horrek esan nahi du estatuek egin dutela apustu bat

praktikoa badira praktikoak funtsa hauek eta erabiltzen ari dira baina baita ere funts hauen aktibazioarekin bidali nahi diote gizarteari eta enpresa munduari estatua hemen dago

hemen egongo gara eta estatuek borrokatu egingo dute enpresen jarduera mantentzeko hori da guk ere hemen eskatzen duguna protokolo integral bat eta protokolo integral horren baitan erreskateak

funtsa gure proposamena ere apala da konparatuta beste estatuek egin duten ahalegin ekonomikoarekin gogoratuko duzue

milioi estatu espainola gurea ez da soilik aplikazio proportzionala gure gaitasun ekonomikoari gure aurrekontuari gure barne produktu gordinari apalagoa da ere

seinale hori gizarteari eta enpresa munduari bidali behar zaiola ez dugula utziko erortzen bideragarriak izan daitezkeen enpresak baliabide guzti guztiak jarriko ditugu mahai gainean politikoak juridikoak eta baita ere ekonomikoak gure enpresen etorkizuna defendatzeko

sekulako krisia dago eta horrek

baita ere ekonomikoa horretarako aplikagarria izango zen funts hau matrizeriak autogintzaren krisi transformatibo osoaren baitan matrizeriak egoera bereziki konplikatuta dauden eta seguraski hor ere beharrak egongo ziren badaude beste sektore batzuk bereziki ziklikoak direnak momentu honetan gaizki daudela altzairugintzakoa hodiak eta bueno beste sektore batzuetan ere txanpinoiak agertzen dira eta bat batean

alarma seinaleak emititzen ditu horretarako prest egon behar dugu eta jakinda gobernu honi zenbat kostatzen zaion esaten dituen gauzak gero gauzatzea

aktibazio erreala pentsatzen dugu dagoeneko tresna juridiko eta ekonomikoak prestatuta egon behar direla behar direnean lehenbailehen erabili ahal izateko

sailen artean elkarrizketaren ondorio eta adostasunen ondorioa baina baita ere gizartearekin eta sektore ekonomikoarekin hitz egin ondoren diseinatutako protokolo bat protokolo prebentibo eta prospektiboa askotan jakin dezakegulako

etorkizun hurbil batean seinale ekonomikoak ondo irakurtzen jakin bada baldin badakigu eta

eskaner bat pasatzea gure ekonomiatik eta gure sektore produktiboetatik era prebentibo batean balizko krisi egoera detektatu ahal izateko eta neurri goiztiarrak hartu

pentsatzen dugu dagoeneko krisia mahai gainean daukagunean enpresa inportante batean jaurlaritzaren papera bitartekaritza lana egitea izan daitekeela elkarrizketa sustatzea ahal den artean eta ahal den guztiekin eta baita ere proposamenak mahai gainean jartzen

ehun kaleratzea edo berrehun kaleratzea edo enpresa bat ixtea errepikatzen dut

jaurlaritzaren erantzuna ere egon behar du itxierak ematen direnean ere langileen birgaitz eta birkokapenaren aldeko apustua egin behar da kapitalean sartu behar bada kapitalean sartzeko tresnak eta baliabide ekonomikoak

gobernuak kudeaketa eredu sozial bat bultzatu behar da diru publikoarekin erreskatatzen diren enpresa hauetan langileei ere protagonismoa eman behar zaie baita ere kasu batzuetan eta horretarako baldintzak baldin badaude enpresaren kapitalean sartzeko edo enpresaren kontrola eskuratzeko eta horretarako aholkularitza juridiko eta laguntza ekonomikoa prestatzea eskatzen dugu eta baita ere enpresaren defentsan langileek egiten dituzten txosten

subentzionatzeko laguntza eskatzen dugu industria

estrategia da gure ekonomian industrian gertatzen dena

industria munduan mugitzen den jendeari edo enpresari gizarte osoari industria gure gizartearen traktorea delako daramatzagu urte batzuk estankatuta industria ez da hazten bi mila zortziko krisian sekulako beherakada egon ondoren

industria estankatuta dago ezin dugu permititu industrian galera garrantzitsuak egotea krisi honetan hor dauden pertsonengatik eta baita ere

onurengatik zergen bidez soldaten bidez kanpo merkataritzaren bidez eta abar luze bat

protokolo integral batekin krisian dauden enpresei erantzuteko eta baita ere kasua ematen denean ekarpen ekonomikoa egiteko funts baten sorreran erreskate funts baten sorreran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

egun on legebiltzarkideok casanova

ados gaude eusko jaurlaritzaren zeregina izan behar da euskadin dauden enpresetan

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu jaun

euskararen egun zoriontsua izan dezazuela den denak eta gure napar anai arrebei ere egun zoriontsua bere eguna da gaur eta

okertzen zein heinean euskal sozialistok beti gauza bera defendatu dugu

berpiztea bizitza bat baino luzea izaten ari da krisi sanitario honen faktura luzea gogorra eta garestia benetan argia

gure indar guztiak euskadiko ekonomiarekin eta bereziki

lehenengo minututik horretan egon gara sozialistak hemendik aurrera egoera ez da

are gutxiago krisi honen benetako eragin ekonomikoa hemendik aurrera ikusiko dugu eta

artean itxierak ikusiko ditugu ekonomi traktore zuzenak direnen artean ere horrek dakartzanarekin batera ere enpresa txiki eta ertainak

halako domino efektuaren eraginez enpleguaren defentsa eta krisi egoerek eragindako enpresen biziraupena lehentasuna izan

horrela da dudarik gabe industriak sortzen duen balio erantsiak

gizarte osoari gobernu hau lehenengo minututik pasatako legealdian aurreko gobernuak martxan jarri zituen neurriei eutsi eta egokitu

eskerrik asko mahaiburu andreak sailburuak

casanova jauna legez besteko proposamen hau aurkeztu diguzu legegintza eremutik kanpo dagoen proposamen bat

honen inguruan jarrera har dezan gobernua duzu helburu gobernua zurea planteamendua bultzatzeko zure lana egiten

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz

eta gaurko eztabaida iruditu zait benetan interesgarria eta nik banatuko

bi zatitan alde batetik alde teorikoa edo marko teorikoa eta beste aldetik marko praktikoa ez

ordezkariari egindako neoliberalismoaren aurkezpen

eta gainera uste dut gobernuaren jarduera hobeto islatzen duela edo behintzat jarduera horren atzean dagoen marko teorikoa hobeto azaldu duzula zuk gobernua sostengatzen duten alderdiak baino azken finean neoliberalismo horretan bat egiten duzue

ekonomikoa aldarrikatzen duzue enpresa batzuk indartsuak dira

hiltzera behartuta daude eta kito merkatua jakintsua da merkatuaren atzean

eta horren ondorioz denak gara oso zoriontsuak eta ekonomiak oso ondo funtzionatzen du baina guk gaur planteatu duguna neoliberalismoaren marko horrekin ados ez egoteaz aparte

europan inkluso sektore neoliberalek gaur egun ezohiko egoera honetan defendatzen duten praktikekin egia da nik esaten badut estatu espainolean

gobernu sozial komunistaren erabaki edo astakeria bat dela baina alemaniak ehun mila milioi mahai jartzen badu erreskate funts bat sortzeko alemania gaur egun eskuinaren lidergoa

momentuz eta krisi honetan eta interes zehatz batzuei erantzuteko neoliberalistak ere

eta praktikotasunaren bidea hartu dutela eta esan dute edo krisi honetan edo estatuari ematen zaio protagonismoa

defizit zeroren muga alboratzen da edo zorra hartzen dugu mugarik gabe edo arazoak oso larriak izango dira

estatu guztiek jo dute bide horretatik eta krisi honek zerbait argi utzi badu izan da estatuaren beharra

eta gero ekonomia defendatzeko eta sustatzeko eta hori da hemen proposatzen duguna

alboratuta dagoela baina behintzat parentesi artean kokatu dute europako liberalenak ere

enpresen kontra aritzeko ez enpresarien kontra aritzeko kontrakoa gu hona etorri gara enpresen aldeko proposamen bat egitera enpresen biziraupena laguntzeko eta guk ez dugu esaten enpresa guzti guztiak

mantendu behar direnik ere izan ere literalki gure proposamenean jasotzen da kasu batzuetan ez dagoela beste erremediorik enpresa bat ixtea

gu ez gara aritzen dogmatismotik eta kasuistika zabal horren baitan

pentsatzen duguna langileak ezin direla kale gorrira bidali

erkidego honetan egin den ere funts berezi bat poltsa berezi batzuk sortu behar direla langile horiek bergaitzeko

eta egiteko moduak ezin direlako galdu besteak beste enplegua bilatzeaz aparte denbora gutxi gelditu da alde praktikorako sentitzen dut alde teorikoan ere

baina aiartza jaunari ere zerbait erantzun nahi diot protokoloa ez da

barne protokolo bat eta departamenduaren jarduera antolatzeko barne instrukzio batzuk ez dira guk hemen planteatzen dugun protokoloa aipatu gabe doa ere

ez duzula ezer izan ez dela inprobisatzen

finkatuz funtsa gaur egun ez da existitzen ez da existitzen juridikoki eta gobernuak finkatuz funtsarekin hainbat operazio iragarri ditu cafen

ez zegoen planifikatuta funtsa bera ere ez dago planifikatuta

langileen parte hartzea bultzatzeko bi milioi eurokoa gutxi erabili da inoiz nik ez dakit uste dut ezetz bideratu aipatu duzue bideratu

hogei milioi gehi beste bi baina enpresa txikiei erantzuteko enpresa txikiei erantzuteko eta enpresa handiak enpresa handi bakar batek zurgatu dezake

hemeretzi funts osoa beharrak handiagoak direlako beraz guk uste dugu

egin behar duela era antolatu batean egin behar dela protokolo publiko ezaguna eta eragile sozioekonomikoekin adostuta

prebentziotik eta amaitu behar da edo enpresaren salbazioa edo behintzat langileen birkokapenean eta protokolo horri gehitu egin behar zaio gihar ekonomikoa emango dion erreskate funts bat etorriko direlako gai gogorrak orain badaude enpresa batzuk
egoera kritikoan amaitu mesedez eta etorkizun hurbilean gehiago edukiko ditugu eta nire ustez eta zoritxarrez dago prestatuta eta tresna berriak eta indartsuagoak behar ditu eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko gil jauna elkarrekin podemos

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitza taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde cuarenta y siete contra beraz

euskal talde popular ciudadanos taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian mistoa taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka berrogei boto alde hogeita zazpi

osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena tolosaldeko erakunde sanitario integratua publifikatzeari buruz eztabaida eta behin betiko talde proposatzailearen txanda eh bildu taldeko ordezkaria den iriarte jaunak dauka hitza

egun on guztioi egun on legebiltzarkideok gaur lehenik eta behin euskararen eguna izaki euskal hiztun guztiei

hizkuntza handien korronteen kontra egunerokoan beraien bihotzez beraien mingainaz euskara ahoan darabilten guzti horiei ere nire besarkadarik beroena hemen beraiei guztiei esker eta euskera darabilgun guztioi esker gaudelako eta gaur ospatzeko egun bada

euskara gure territorio libre bakarra zioen bezala nik horri oraindik jarriko dut

gure euskararen herri libre hau esanda gaurko legez besteko proposamena

lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nituzke ere azken finean

erdibideko bat adostea lortu dugulako podemosekin argi daukat biok eta guztiok utzi behar izan dugula zerbait

baina desberdinen arteko bide eta zidor honetan elkarrekin aurrera goaz eta hori da bidea eta hori da bidea bai gai honetan baita beste guztietan ere pse eta eajko gobernu sostengatzen duzuenekin ez da posible izan

saiatu gara eta bidean gelditu arren ulertzen dut

eta hortaz ere pozten naiz zuen lehenengo osoko zuzenketak plan funtzional bat egitea proposatzen zuen eta hori guretzako ez zen oso urrun gelditzen zen gure oinarrizko legez bestekotik eta zuen eskaera guztiak barnebiltzen saiatu nintzen eta hor erdibidekoa eta podemosekin lorturiko erdibidekoa proposatu nizuen

horren bidez osasun sistema publikoaren izaera bermatzea eta publifikazio hori eskatzea asuncion klinikako langileen etorkizuna zein izango den

mahaigaineratzea planteatuko den etorkizuneko osasun sistemaren izaera komunitarioa

eta hori guztia garatzeko elkarlana eskualdeko osasun maila osatzen dutena katez egitea interlokuzioa hor bideratzea edo hortik bideratzea

ez zen posible izan ez da posible izan baina zuen azkeneko proposamenak aurrerapauso bat ekarri du eta

bigarren proposamen horretan plan funtzionala egiteko oinarria edo

bereizmen handiko zentroa alboratu eta ospital publikoa agertzea zuen testuetan ezta nik hola pixka bat historia eginez

lau alkatetzan eta beste lau oposizioan gai hau gure agendan dago gure agendan egon da euskualdeko agendan dago udaletxetan dago eragiletan dago herritarren artean dago hona etorria naiz hona etorria naiz

gonbidatuta carmelo barrio osasun batzordeko presidente zela eskualdeko egoeraren berri ematea bi hiru aldiz etorria nintzen eta gaur hemen behingoz osasun publikoaren inguruan eta ospitale publikoaren inguruan adostasun hori baldin badago ospitale publikoaren inguruan behintzat bada

eragileak herritarrak alkateak

hori behin eta berriro hona ekarri dutelako eta baita eta baita

azken finean berak gonbidatu gintuelako hona behin baino gehiagotan tolosaldeko egoeraren berri emateko

eta sugar hori eskualdean bizirik mantentzea herri eragileei dagokio baina legebiltzar honetan rebekari orduan nire aldetik eskerrak

lehen aldi honetan behintzat ospitale publikoaren aldarria ere zuek egitea baina gure helburua gaurkoa beste bat zen eta beste bat zen azken finean

hor eta lurraz hau da hortik eraikiko dugulako beste guztia hortik eraikiko dugu ospitale publikoaren izaera funtzioak nolakoak izango diren

zutoinak eraikitzeko lurraz ari gara hitz egiten eta hori zen gaurko

esiren publifikazioa ekartzearen arrazoia zutoinak

adostu behar ditugulako eta zentzu horretan kontentu baina penaz ere bai penaz ez dugulako adostea lortu ez dugulako adostea lortu oinarria publikoa izango duen sistema horren zutoinak ez ditugulako adostu

adostea lortu oraingoz diot etorkizunean asuncion klinikarekin eta bertako langileekin zer gertatuko den pena interlokuzioa

lortzea adostu eskualdeko eragile eta alkate guztien ahotan egotea edo eskuetan egotea

administrazio publikoaren kudeatzaile eta horren babesle zareten alderdien momentu honetan ez duzuelako

edo osasun publikoaren defentsa ez duzuelako nire kasuan behintzat edo mozio honetan edo barkatu legez besteko proposamen honetan mozioa hitza ateratzen zait udalaren seinale oraindik egin

jakin nahi dugulako etorkizuneko osasun sistema honetan tolosaldean zer gertatuko den asunciónekin zer gertatuko den asuncióneko langileekin

hauek osasun sisteman integratzeko urteak eta urteak dira osakidetzaren zerbitzua eskaintzen ari direla askoz baldintza

eta egunerokoan egunerokoan beraien guztia eta gehiago jartzen dutena merezi dute erantzun bat

ematea eta esan bezala gaurko legez besteko proposamenean helburua esan bezala osasun publikoa etorkizuneko eredu berria izatea da

ondorengo guztia eraikitzeko ze tolosaldean

eraikiko den ospitale publiko berriaz baina hitz egin behar dugu osasun sistema osoaz hitz egin behar dugu

zer nolako eredua zer nolako kudeaketa eredua izango duen gure ustez publikoa

eta guztioi dagokigu hemen gauden guztioi etorkizuna eraikitzea eta etorkizuneko tolosaldeko osasun sistema eraikitzea eta gure ustez

etorkizuneko osasun sistema hori osasun komunitarioan eta prebentzioan ardazteko

eta horregatik gaurko legez besteko proposamen honen hirugarren puntuak horrela dio tolosaldeko esia garai berrietara egokitzea helburu izango duen plan funtzionala berritu dezala arreta komunitarioa sustapen eta prebentzioan ardazturiko osasun egituraren proiektua diseinatuz eta abian jarriz

eragileekin elkarlanean uste dut aspaldi sartu ginela hogeita bat mendean bi hamarkada pasa dira

gaude eta susmoa dut askotan gure osasun sistema

dituela oraindik erroak eta ez dela hogeita bat mendera sartu

ditu baina pandemia aurretik ere gure gizarteak ematen ditu zantzu batzuk gauzak aldatzen ari direla argia da bakardade egoerak geroz eta gehiago ditugula hau da bakarrik bizi diren pertsonak

zahartze indizea gora doa gizarte zaharkitu bat daukagu hori horrela da osasun mentalari loturiko gaitzak handiak dira

sedentarismoa hogeita bat mendean ditugun gaitzak dira hauek

horri edo horiei erantzuteko egokitu beharra dago eta gure ustez horiei egokitzeko formatu ona da

eta uste dugu hori garatzeko ezinbestekoa dela publikoa izango den sistema bat horrek bakarrik bermatuko duelako koordinazio egokia ematea eskualdean emango dien eta sistema hau garatzeko eragileekin

osasuna zerbitzua eta ez negozioa eta hau guztia egiteko hau guztia egiteko osasun saila ez da aski

osasunaren gaia agendan dago azkeneko urteetan agenda politikoan dago herritarren agendan dago eragileen agendan dago

gogo bat dago honi buelta bat emateko horregatik diogu gaur hemen proposatzen duguna osasun komunitarioan errotuta egongo den etorkizuneko sistema publikoa tolosaldeatik eraikitzea eta horretarako nola

beren prestutasuna agertu duten alkate guzti horiekin

baina anitza da ere izaera aldetik hogeita hamaika udalerri hemeretzi udalerrik

herri ruralak daude herri urbanoak daude lehen arreta desberdinak ditugu eragileak ditugu baditugu udalerriak baditugu kirolak baditugu eskolak guzti hauekin

sistema eraikitzeko eta horretarako badaukagu jada alkateak osaturiko osasun mahai hori eta izan dadila hori

eta historia pixka bat egin nahiko nuke tontakeria bat dirudi baina ez da eta hemen egotearen arrazoia ere bada

san cosme san damián izaskun klinika san juan klinika eta asunción klinika lau klinika tolosan ere

eta azpiegiturak sortzen zituzten bueno horren guztiaren erroaren ondorio

osasun sistema errotzen lantzen gogortzen edo sortzen joaten den neurrian ospitale publikoak eraikitzen hasten dira eskualdeetan

atzerantza dihoan eskualde bat da simil bat egitearren

eta farolillo gorria izatera pasa ginen horregatik uste dugu berriz ere tolosaldean badaudela baldintza objektiboak hogeita bat

osiaren funtzionamendua eta osasun sistema integrala publikoa punta puntan jartzeko eta hemendik egiten dugun prestasuna eta nik eskualdea ezagututa

dituela eragileekin eta udalekin elkarlanean zaintza komunitarioa eta prebentzioa oinarri izango duen sistema horren

beraz gaur ez da posible izan hurbiltze bat egon da

baina iruditzen zait bidea badaukagula oraindik egiteko eta bide horretan espero dut elkar ikustea azken finean euskal osasun sistemaz

baina tolosaldean garatu eta adostea daukaguna esportatua izan daiteke bestelako esi guztietara jarri gaitezen beraz hogeita bat mendeari begira

mila esker eskerrik asko iriarte jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuko gara elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

eredua interes pribatuen zerbitzura dagoen osasun publikoaren

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

corcuera andrea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

aipatu duen bezala eta batez ere hernández jaunaren

gustatuko litzaidake legez besteko honen zio nagusia proaldeko publifikatzea dela gogoratzea

uste dut oso inportantea dela hori zehaztea horregatik hasi nahi dut berretsiz gaur gaurkoz

ekimenaren zioen adierazpena irakurri ondoren eta entzuten ari garenaren arabera ematen du askotan ez dela ondo bereizten zer den tolosaldeko eta asuncion klinika izan ere tolosaldeko esi ez da asuncion klinika bakarrik askoz ere gehiago da kontuan izan osakidetzako antolatzeko sistema bat direla ez zerbitzua antolatzeko egitura bat

eta adibidez tolosaldearen kasuan tolosaldearen kasuan esi osatzen dute lehen mailako arretako bost unitatek alegikoak ibarrakoak andoaingoak eta tolosako osasun zentroak baina baita ere

beste hogeita bat kontsultategik baina horrez gain

espezialitateen anbulatorioa baita ere donostiako ospitalea da erreferentziazko zentroa

eta nola ez eta hau bai asucion klinika itunduta dagoen klinika baina hori guztia da

beraz tolosaldeko esi osakidetzako gainontzeko esi bezala

erakundea da eta herritarrei osasun arreta publikoa eskaintzen die eta herritarrei eskaintzen zaien zerbitzuen zorroa erabat publikoa da

historiari ezta aurretik ze egoeratan zegoen tolosa zer gertatu zen corcuera andreak aipatu dituen hemen legebiltzar honetan adostutako zenbait ekimen eta abar

atzera egitea denboran eta joan gaitezen oraindik osakidetzan esirik edo erakunde sanitario integraturik existitzen ez zen

izan ere osasun zerbitzuak antolatzeko eredua gaur egun ezagutzen dugun eredu hori ez da beti izan horrelakoa alderantziz azken urteotan hedatu da lehen mailako arreta eta arreta espezializatua eskualdeko erreferentziazko ospitale baten inguruan integratu edo uztartzen dituen eredu hori

eta corcuera andreak ere aipatu du bi mila hamalauko dekretua baina eske tolosaldeko

bukatu zen hau da duela bost urte eskas aldiz asuncion klinikarekin egindako hasierako hitzarmenak askoz lehenagokoak ziren gero bi mila hamaikagarrena urtean inviza enpresa agertu zen

dagoeneko egiten ziren hitzarmenak asuncion klinikarekin

esate baterako laurogei eta laurogeita hamargarrena hamarkadetan tolosaldeko alkateek eurek eskatuta

baliabide sanitario hori existitzen zelako dagoeneko eta herritarrentzako osasun arreta hobetzen

jasoko zutelako osasun arreta hori eta zergatik uste dugu behintzat testuinguruan ezagutza garrantzitsua dela bada gaur egungo egoerara

ulertu ahal izateko izan ere agerikoa denez herritarren osasun beharrak aldatuz joan dira urteak pasa ahala eta iriarte jaunak ere azpimarratu egin du

gai hori mila bederatziehun eta laurogeita hiruan osakidetza sortu zenean hau da duela hogeita hamazazpi urte edo duela hogei urte edo hamabost urte herritarrek edo gizarteak zituen osasun beharrak

dituzten beharrekin edo ditugun beharrekin alde batetik aldaketa demografikoa

eta horri lotuta azken urteotan asko hazi dira gaixotasun kronikoak

gero eta abiadura handiagoan ari da aldatzen eta gero osasun sistemak berak ere bai prebentzio sistemei lehentasuna ematen die

tratamenduen aurrean eta zeresanik ez azken urtean bizitzen ari garen

beraz herritarren osasun beharrak osasun beharrak aldatzen joan dira denborarekin eta ondorioz osasun saila

aldaketa horiei erantzuten saiatu dira plangintza egokienaren bitartez

asuncion klinika osakidetza sortu aurretik existitzen zen

tolosan e baina seguruena tolosan asuncion klinika existitu izan ez balit

tolosan eskualde horretan ezberdina izango zen tolosaldean

ez zen izango seguruena gaur egun ezagutzen dugun bezalakoa baina errealitate bat da errealitatea da

existitu egin zen hitzarmenak egitea erabaki zenean eta osasun azpiegitura hori hitzarmenen bitartez aprobetxatu egin da klinikarekin elkarlanean tolosaldeko eskualdeko herritarrei ahalik eta arreta edo zerbitzu onena eman ahal izateko

urtea baino lehen sozietatea agertu baino lehen eta hori garrantzitsua da azpimarratzea

besteak beste hainbat espezialitate mediku eta kirurgiko batez ere radiologikoa

aukera bikoitza zutela beste eskualdeetan ez bezala aukera bikoitza zuten izan ere izaskuneko anbulatorioan donostiako ospitaleko espezialitate orokorrak artatzen zituzten baina baita ere aukera zuten asunción klinikan arreta jasotzeko aldiz bi mila hamalaugarrena urtetik aurrera gure autonomia erkidegoan ez zen autolakuntza sisteman

gogoratu du eta horrek osasun zerbitzuen plangintzan aldaketa nabarmena ekarri zuen euskadin eta baita tolosaldean ere

bikoiztasunik ez egoteko proposatu zen asunción klinikak osakidetzako eskualde

eta donostiako ospitaleko espezialitateek izaskuneko anbulatorioan zerbitzu gehiago ez ematea momentuko aukera izan zen plangintzaren arabera erabakia hartu zen aldiz bi mila hamairugarrena urtetik aurrera plangintza hori berrikusi egin zen atzera

hain zuzen ere tolosaldeko eskualde horrek daukan berezitasun horregatik klinika pribatu bat dagoelako hor lehen arreta osakidetzak hor zuen baina ospitaleko arreta

eta horrek kudeaketarako ohiko kudeaketarako zenbait zailtasun sortzen zituenez erabaki zen

donostialdeko esiaren ardurapean mantentzea berriro salbuespen batzuekin azken finean esan nahi dudana da honekin

kasu guztietan esien antolaketa eredu berriak ekarri duela sakondu beharra eskualde eta osakidetzako ospitale guztien integrazio prozesuan

plangintza berria exijitzen duelako eskualdeko osasun beharrentzako ere bai eta plangintza horren beharra dago oinarrian hain zuzen ere euzko alderdi jeltzalea eta psoeren arteko gobernu akordioan

ganbera honetan hartutako konpromisoa zein den eta zertan oinarritzen den

eskualdeko osasun azpiegitura edo ospitale publiko horrek tolosaldeko herritarrek egun dituzten osasun beharrei modu erantzutea eta ideia hori izan da guk

ez dut berriro errepikatuko zertan datzan gure zuzenketa horrek corcuera andreak berak azaldu duelako bueno egia da saiatu garela erdibideko bat adosten ez da posiblea oraingoan eskertzen diot iriarte jaunari erabilitako tonua eta bueno jarrera eraikitzailea behintzat uste dut hortik

aurrerantzean saiatuko garela adostasunak lortzen

pixka bat azaltzea zergatik ezin izan den kasu honetan adostasuna lortu ezta

esia publikoa da hitzarmena egoteak ez du esan nahi izaera publikoa galdu duenik baizik eta berezitasun bat existitzen da hitzarmen bat dago klinika pribatu batekin baina horrek ez du esan nahi tolosaldeko osasun arreta

hezkuntza mailan hainbat adibide dauzkagu horrelakoak hezkuntza sisteman

ez du esaten osasun sistema publikoa

gero klinikarekin etorkizunak ere gu arduratzen gaitu arduratzen gaitu eta asko gainera eta uste dugu

are gutxiago gauden egoera izurrite egoera honetan gainera uste dugu ospitale berria egin ondoren ere azpiegitura berriak egin ondoren ere

eta plangintza berriak osasun zerbitzuen berrantolaketa ekarriko du

orbegozo jauna eskerrik asko bueno gero bigarren txandan jarraituko dut eta azalduko dut zergatik hori da eskerrik asko

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on berriro bueno gai hau

hainbat alditan eztabaidatu dugu legebiltzar honetan eta ez bakarrik

ezagutzeko ikuspuntu desberdinak aukera izan dugu legebiltzarrean eta hainbat agerraldi izan ditugu bueno jakiteko bueno hemen agertu diren

organismo desberdinek pentsatzen zutena gai honi buruz hernández jaunak aipatzen zuen bezala nik uste dut argi eta garbi eta beti horrela defendatu dugu eta horrela

kontu honi buruz hitz egiten dugunean bereziki eredu

guztiz publikoa edo publikoa nahi izan zerbitzua

kontzertazioaren formula erabili eta hemen argi dago

batzuk ez daude argi formula honekin guk ez dugu

aurkeztu zuzenketarik azkeneko debateetan akordioetara heldu garelako euzko alderdi jeltzalearen eta alderdi sozialistarekin hain zuzen ere azkenengo debatean

hain zuzen ere eta kasu honetan ba pentsatzen dugu

zuzenketa ildo horretan doala eta gure laguntza emango dio azkenean

berdina defendatzen duten alderdien artean

ba akordio batera heldu dira eta akordio horretan bueno lehenengo

izan behar da zeren azkenean zerbitzuak eskaintzen du osakidetzak edo osasun sailak baina forma kasu honetan

azkenean uste dut hemen zuzenketa honetan agertzen

guk mantendutako jarrerarekin bat datorrela alde batetik eskatzen diote zuzenketa aurkeztu duten taldeek

diren neurriak har ditzala tolosaldean bizi diren pertsonek behar duten

jasotzeko aukera izateko eta hori bermatzeko eta

lehenbailehen plan funtzionala egin dezala eusko jaurlaritzak eta plan horretan zehaztu behar dela zer nolako baliabideak daude zerbitzuak azpiegiturak eta bueno nik uste dut komenigarria dela edozein erabakia hartu baino lehen etorkizunera begira

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria iriarte

eta oso ondo dago baina hemen argi eta garbi guztiok

daudelako da eta iraganean hartu ziren erabaki horiek gaur hemen mahai gainean jartzen ditugu ez dituztelako izan behar zituzten ondorioak izan eta ez dituztelako soluzionatu ba bere garaian zituzten arazo estruktural

eta guztion ahotan jartzen da bere garaian alkateak egindako alkateek egindako proposamenak

zerbitzu publikoaren indartzea eta horrela

eta bi mila hamaikatik inviza klinikaz

ez da bete oso ondo eta gaude disfuntzio egoera batean non espezialitate batzuk bai

ez dituen hartu beraz egoerak frakasatu du egoerari

jartzeko hogei urte barru ez gaitezen egon berdinaz hizketan berdinaz hizketan

baldin eta bestelako kontzertu hitzarmen bat sinatuz gero osasun soziosanitarioa guk horregatik argi eta garbi gaur hona ekarri nahi genuen eztabaida publikotasunean oinarritzen da

modelo publiko pribatu honen ereduak frakasatu duela eta iruditzen zaigulako garaia dela etorkizunean berriro eztabaida berdinean ez erortzeko benetan publikoa izango den sistema bat edukitzeko eta gaur

tolosaldean daukagun eredua publiko misto honen oinarrian

ospitalearen helburua negozioa delako eta hori eta hori montoya enpresa gizonaren helburu zilegi izan daiteke arazoa ez da hori arazoa da

eta nire lagun batek eta honetan urteak eta urteak lanean daraman mediku batek esaten duen bezala

gure esian egongo dira azpiegitura sanitarioak

publikoak izan daitezen beste eskualdetakoak bezalakoak izan daitezen ez gehiago eta ez gutxiago

gaur da momentua gaur da momentua azkeneko urteetan ez bezala behingoz ospitale publikoaz eskualdea mundu guztiak hitz egiten duela baita tolosako alkateak ere eajko alkateak ere esan beharra dago

diot horregatik inportantea da baita bestelako udalekin ere hitz egitea

duela gutxi andoain larraul eta berrobiko alkateak pse alkatetzan dagoen alkatea

preokupazioa ere agertu zuten egoera honekiko eta

beraz egoerari irtenbide bat eman behar zaio argi dago eta ez ditzagun egin duela hogei urte edo berrehun eta batean eta bi mila zazpian egin ziren hanka sartze berdinak ez ditzagun errepikatu gaur hemen

etorkizunean berriz ere honi buruz hitz egiten ari bai herri presioaren ondorioz mundu guztiak ospitale publikoaz hitz egiten ari gara zuek gaur presentatzen duzue plan funtzional horri begira oso ondo

ez dezagun arazo bat sortu etorkizunean asunciónekin zer egiten dugun ez dezagun beste

klinika pribatu bat barne barnean eduki ez dezagun hanka sartze hori egin beraz iparrera begira jarri gaitezen etorkizunera begira jarri gaitezen eta gaurdanik hartu ditzagun erabakiak eta erabakia argia da ehuneko publikoa izango den azpiegitura sanitario eta sistema sanitario bat tolosaldean edukitzea euskal herriko beste eskualde guztietan
ez gehiago ez gutxiago mila esker eskerrik asko iriarte jauna

euskal sozialistak corcuera andreak dauka hitza

uste dut garrantzitsua dela ba azaltzea guk ere bai zergatik ezin izan dugun erdibideko zuek adostu duzuen erdibideko hori onartu

baina gogoratu dezagun azken finean osasun arreta bera prestazioa bera prestación sanitaria hori publikoa dela herritar guztiek daukatela beste gainontzeko

eta klinikaren etorkizunari dagokionez gu benetan kezkatzen gaitu eta kezkatzen gaitu ere bai jarrera batek

edozer esan hitz egin eta bere erabakiak inongo ondoriorik ez dutenean

esatea gero berari berdin zaiona betetzen diren nola bete

guk horregatik uste dugu edo eskatzen diegu

zehaztea ezta zehaztea nola nola edo ze proposamen egiten duzuen burutu ahal izateko langile

horien integrazioa osakidetzan hain zuzen ere espektatiba faltsurik

asunción klinikarekin elkarlanak jarraitu egin beharko duela es que errealitateak hori eskatzen du es que ez dago beste aukerarik

eta plangintza berriak osasun zerbitzuen berrantolaketa ekarriko duela baina gure ustez ezin da inor baztertu ezin da inor baztertu eta are gehiago kontuan izanik ba zenbat pertsonek lan egiten duten bertan ezta horregatik

plangintza zehatz eta sakon bat eta zentzu horretan bueno argi dago osasun arloko eskumenak eskumenak eta erantzukizunak osasun sailari dagozkio

berari dagokio plangintza burutzea baina horrek ez du esan nahi gainontzeko ba erakunde ez

edo eragileen iritzia eta ekarpenak entzungo ez direnik horiek guztiak ba plangintza egiterakoan landu beharko dira baina guk uste dugu elkarlanean ez erakunde guztiak elkarlanean baina bakoitzaren eskumenen esparruan egin behar dela

erabiliz ezin dugu ezer berririk inbentatu era berean uste dugu gure ustez behintzat tolosako udalari dagokiola hain zuzen guk uste dugu tolosa dela

ospitale eta azpiegitura sanitario publiko horrentzako

non egongo den erabakitzea tolosa eskualdeko herririk handiena egia da kasualidadea izango da ez dakit baina bueno alkatea eajkoa da eta kasualidadea da tolosaldeko udalik handiena

eta bueno orain arte hor egon da klinika ospitalea eta bueno guk uste dugu hor jarraitu behar duela beraz

haziak jarrita daude proiektu honen haziak jarrita daude eta gainera ikusten ari gara proiektu honek

erakundeetan inoiz baino babes handiagoa dauka hor daukagu atzoko eredua gipuzkoako batzar nagusietan hor ere bai gaur hemen onartuko den erdibidekoaren antzeko bat onartu zen gipuzkoarren

euskadiko autonomia erkidegoaren ordezkaritza gorena daukan organoak hori onartuko dira eta bueno behintzat ba ikusten dugu proiektu hori inoiz baino

aipatu da hemen ez corcuera andreak aipatu du zein definizio zer jarrera

tolosan interes konkretu batzuengatik gure ustez izan daitekeena eta bueno ba guk horren aurrean behintzat nahi duguna adierazi da erabakia hartuta dagoela

ganbera honetan berretsi zuen konpromiso hori ikusiko da datozen aurrekontuen proiektuan nola egikarituko den eta nola

beren beregi edo plan funtzional hori egiteko eta plan funtzional horrek esan nahi duena da azkenean

analisia egoeraren analisia azterlan bat hausnarketa landu

eta azkenean diseinatu eta erabaki zein izango den azpiegitura horrek izango dituen karakteristika edo inguruabarrak ezta

eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos ezker anitzak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa ondoren euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatutako

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka berrogeita zortzi boto alde veintisiete contra beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua

eitbn euskara sustatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria den gorrotxategi andreak dauka hitza ekimen aurkeztu eta defendatzeko

mahaiburu andrea eskerrik asko hemen gelditu zaretenoi baita ere entzuten

euskararen nazioarteko eguna izanda eta euskaraldian murgilduta gaudela gainera ba uste dut

euskararen normalkuntzarako balioko lukeen ekimen parlamentario bat hona ekartzea

ezikusirik dauka eitbn euskararen erabilerarekin eta nahiko nuke atentzioa deitu bi elementu desberdinetan alde batetik

helduko nioke euskararekiko eta beste alde batetik ere bai nahiko nuke atentzioa deitu beste bigarren elementu batean eta da etb batek daukan audientzia maila eta bi horiek gauza bi horiek kontuan hartuta proposamen honen zergatia pixka bat azaldu lehenengoari eusten baldin badiogu eitbren misioari egitekoari

sortutako legeari lege horrek dio euskara eta euskal kultura sustatzea dela hizkuntza normalizaziorako prozesuan

egitekotariko bat baina

egia esan esan dezakegu urteak direla eitbko zuzendaritza bai parriletan eta bai aurrekontu gaietan

lehentasuna ematen ari zaiola eitb sortu zenean lehenengotan kate euskaldun elebakar bezala orduan euskararen erabilera normalizazioari begira ba guztizkoa zen baina bigarren katea sortuta eta beste hizkuntza bat sortu zenean ba hizkuntzen arteko elkarbizitza pixka bat nahastu edo nekeztu zaildu

eta azken urteotan egia baldin bada pausuren batzuk eman direla euskararen erabilera

ez dela nahikoa ez dela nahikoa

adierazpen puntualetara puntualak bakarrik sartzea etb bi katean edo radio euskadin eta horrelakoetan eta

kontuan hartuta gure gizartea gizarte elebidun bat dela eta euskararen ulermena gero eta handiagoa dela gainera momentua

presentzia areagotzeko handitzeko kate hauetan begiratzen baldin badiogu beste bigarren elementuari eta hau da esaten nuen etbren etb bat etb baten

arabera ba harritzeko eta beldurtzeko modukoa da

denbora tarte horri begiratzen baldin badiogu ehuneko batak baino ez du etb bat ikusten beraz

beteko du etbk bere misioa horrelako audientzia mailekin eta gainera gertatzen dena da etbk edo zuzendaritzak ez daukala gainera

zergatik gertatzen den hau ezta ere plan bat hau honi buelta emateko horren inguruan

asko dagoela asko dago etbk legez

edukitzea euskaraz ematen duena ordu askotan kate hori gero entzuten ikusten ez bada

normalizazio prozesuari beraz gauzak egiteko daude bai etb batean

baina baita ere besteetan baita ere etb kate horretan adibidez eta nola ba euskararen erabilera eta

askoz naturalago bat naturala eginez instrumentu desberdinak daude horretarako eta horietako bat

gainera uste dugu hau gizarteak berak egiten duen

komunikabideei buruz egindako euskal soziometroan sartu ziren

ikusi dezakegu adierazpenak euskaraz egiteko eta azpitituluak jartzeko aukera planteatzen zenean ehuneko hirurogeiak baino gehiagok oso ondo eta ondo baloratzen zuela eta etb biak euskarazko

ematea ehuneko hirurogeiak oso ondo edo ondo baloratzen

herriak ere gizarteak ere horrelako pausoak ematekoaren alde agertzen dela beraz hauxe da gaur hona ekartzen dugun ekimena eskerrak eman nahi nizkieke taldeei

ba adostasunerako jarrera planteatu duten eta ahalbideratuko duten hau ekimen honek aurrera ateratzea

eta espero baita etbko zuzendaritzak kontuan hartzea aintzat hartzea hemen planteatzen diren gaiak azken batean da euskararen erabilera progresiboa sustatzea ahal den neurrian azpitituluak eitbko bitarteko

eta zerbitzu publikoa mantendu eta bermatuko duten eta eduki digital guztia hizkuntza horretan eskuragarri izatea ahalbidetuko duten beharrezko erreformak
burutzea besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko
andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoak

hemendik zenbatek ikusi duzue etb bateko hondar ahoak

patria bakarrik ez hori ere bai pozten naiz ez dago erantzun beharrik baina kalkulu erraz bat egin

eta hemen denok ez gara gai ehuneko bost batek baino ez ditu ikus entzunezko edukiak kontsumitzen euskarazko komunikabideen behatokiaren datuen arabera hirurogeita hamabost legebiltzarkide gara

egon ez beraz nire kalkuluen arabera hemendik pare batek asko jota lau lagunek ikusi dugu

eta hori da eitb baten tragedia oso serie ona da

ia ia harro sentiarazi gaituena euskal herritik

unibertsala era berean gure herria prestigiatu egiten du erakusten duelako hemen egon badagoela talentua eta sektore oso bat jende prestatuarekin

sormena badaukagu jendeak euskarazko telebista ikustea falta zaigu arazoa beraz ez da talentu falta arazoa da urtetik urtera ba etb bat audientzia galduz joan dela nahiz eta

euskaraz ulertu eta hitz egiten duen gero eta jende gehiago egon ez gara azaltzen hasiko zergatik gertatu den hori hori ez gertatzeko

aurreko legegintzaldian elkarrekin podemosek aurkeztutako legez besteko proposamen batean lortu genuen erdibidekoa norabide berberean eta alderatzen badituzue biak aurrekoa askoz ere hobea zen

exijenteagoa orain aurkeztu duzuena baino gaurkoarekin uste dut atzera pausoa egiten du legebiltzarrak hau da zer eskatu behar dio eitbri urte bi eta pandemia baten ostean gutxiago oraindik orain dela urte bi eskatu genuena baino euskarak eitbn eduki behar duen lekua txikiagoa izan behar da oraindik gutxiagorekin konformatu behar dugu gaurko honen harrigarriena hala ere

eta gainera oraindik haratago joan zela txosten honetan dago jasota

ganbara honek egindako eskaerari erantzunez eitbk txostena hau egin zuen euskararen normalizazioan egindako lanaz eta egin beharrekoari buruz

baina ez dirudi edo behintzat ez duzue aintzakotzat hartu izan ere esan bezala gobernuan dauden taldeekin adostu duzuen erdibidekoan jasotzen dena baino

txosten hau askoz gehiago egin behar da eitbko orain arteko zuzendaritzaren berbetan gu ez gatoz bat txosten honetan datorren guztiaz

guk gaurkorako eginiko zuzenketa txosten honetan proposatutakoaren

hau da eitbk hemen jasota dagoenez proposatzen du publiko gaztearentzat erakargarriak izango diren programak lortu behar direla denboraldi

eta oso ondo deritzogu horri areago ikusi dugunean milaka umek eta gaztek eskolan dutela harreman bakarra euskararekin eta pandemian

eta horregatik uste dugu hain funtsezkoa eta garrantzitsua dela eitbk egin dezakeen lana

gazteen artean euskara normalizatzeko eta bide batez euskarazko edukiak kontsumitzeko ohitura zabaltzen joateko epe luzerako estrategia bezala gaurko umeak biharko nagusiak baitira horregatik guk eskatzen izan dugu ume eta gazteentzat zuzendutako unitate berezi bat

eduki hezigarri eta erakargarriak ekoizteko eta bertan ba eitbko programazio arduradunak ikus entzunezko ekoizleak eta hezkuntzako

horretan eskari zehatz bat da koherentea baina jarraitu dezagun txostenarekin gu geu ere

irakurri genuenean puntu horiekin nabarmenena da txosten honetan geure iritsiz bertan azaltzen denez

eitbk ia ehun eta berrogei milioiko diru laguntza jaso zuen hamar urte beranduago bi mila hemeretzian ehun eta hogeita hamar hau da hamairu milioi gutxiago eitbko zuzendaritzak hau da maite iturberen

hogeita bost igo behar dela bere aurrekontua hurrengo programa kontratuan hau da hogeita zortzi milioi euro gehiago behar dituela eitbk euskarari bultzada emateko

iturbek dio orain arteko eitbko zuzendariak eta orain miramongo eduki faktoriaren zuzendaria izango denak eta berak uste du ez bost

ehuneko hogeita bosteko igoera behar duela eitbren aurrekontuak euskarazko fikzioari

eman ahal izateko eta badakizue zenbat balio duen hondar ahoak

nik neuk ideiarik ere ez daukat baina serie horretako zuzendariak koldo almandozek dio patria telesaileko atal erdiak baino duenarekin hondar ahoaken laurak

eta hori da gakoa etb batek aurrekontu handiagoa behar du bere produkzioa handitu

hemen nahi duguna eskatu diezaiokegu etbri baina aurrekontuetan horretarako partida nahikorik ez badago jai daukagu eta egongo da

galdera hemen gaur gobernuko taldeek adostutako honekin koherenteak izango dira aurrekontuak ala postureo hutsa izango da gaurkoa

bere aurrekontuak administrazio kontseiluan eta ganbera honetara ere helduko da gobernuaren aurrekontu proposamena hor ikusiko dugu zer borondate dagoen benetan konpromiso zeren euskararen alde bai baina hori ez da debalde ondo daki hori eitbko zuzendaritzak

hilabeteetan ba ibili badabilela ahalegina egiten euskarazko edukiak ekoizteko

eta pandemia hasi zenetik zortzi saio berri atera ditugu euskaraz

geuk behintzat ez dugu gogoratzen horrekin eitbk erakutsi du

euskaraz produzitzeko mota guztietako saioak beraz gaur adostutakoa zuek adostu duzuen hori oso oso labur geratzen dela uste dugu lehenengoko puntua oso generikoa da ondo da baina ez du aurrera pausurik suposatzen etbren misioa bera berresten du bakarrik bigarren puntuan elementu bi

ahal den neurrian egiteko eskatzen duzue baina hori ez da neurri kontua legea betetzearena baizik bi mila hamareko irisgarritasun legearen arabera

programazio guztiak baina horretarako ere aurrekontuak behar dira

egoera diglosiko batean ba hizkuntza hegemoniko bat dago eta gutxitu bat ba aurren artean harmonia gutxi normalean eta gu ez gara salbuespena eta hirugarren puntuan erreformekin jarraitzeko eskatzen duzue eta ze

jakin badaiteke ze eitb sozietate ezberdinen arteko fusio da momentuz hasi den erreforma bakarra

beraz gaurkotik haratago berbetatik ekintzetara igarotzeko sasoia da estrategia amankomun batekin eta misio argi batekin

eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuok eguerdi on guztioi

horregatik nire lehenengo hitzak euskal sozialisten euskararekiko konpromisoa berresteko izango dira

pauso asko oraindik emateko baina beti egin dugun bezala nire taldea bertan egongo da euskarak behar dituen erabaki politiko eta sozialak hartzeko prest

eta bertan jarraituko dugu etorkizunean ere euskara denona

bere historian zehar euskararen normalizazioari egindako ekarpenak primerakoak izan dira zalantzarik gabe

euskararen erabilera zabaltzeko egin duen lana izan da horrela bere lehen urratsak eman zituenetik euskararen erabilera ingurune formaletik atera

funtsezkoa izan da ere elebidun pasiboek erakartzeko bere ekarpena hau da

ahaleginak nabarmentzat jo behar dugu ere euskara batuaren ahozko estandarraren sendotze eta sozializazioan eitbk jokatutako papera

kalitatea hobetzearen bere paper garrantzitsua errekonozitzen mea culpa bat entonatzeko kapaz izan beharko ginateke gehienetan

egia da gehienetan ondo argudiatutako arrazoiengatik baina hala ere inoiz ez gara kapaz izan bere euskararekiko paper historikoa aitortzen hitz hauek balio dezatela hura lotzeko bere jakintza eman duten pertsona guztiek errekonozitzeko

euskararen normalizazioari euskal gizartean egindako ekarpenei buruzko txostenak panorama argigarri bat eskaintzen du daramagun kontuaren gainean

baina eztabaidatik kanpo geratzen dena bertan agertzen diren datu argi eta erabatekoak dira como digo los datos son claros y determinantes

komunikazio merkatu mundiala aldaketa sakon batean murgilduta dago

ekaitz horretatik kanpo geratu datu batzuk emango ditut eustatek dioenez euskaraz hitz egiten dutenen

aldi berean gazte talde horrek kantar media ikerketaren arabera irrati eta telebista kontsumoaren soilik ehuneko hogeita lau da posiblemente tal y como cita el informe

urtean hasi ziren euskal gaztelerazko produktuen ikusgarri egiten euskara gaztelerazko produktuetan ikusgarri egiten

itzuli gabe eskainiz urrats hau garrantzi handikoa da geure gizartearen elebitasuna irudikatu eta nabarmendu du eta bestalde hizkuntzaren prestigioso soziala ere azpimarratzen du

pasa den legealdian burututako lanei buruz hitz egiten bukatzen dugu normala da

ondorioak adostasun zabaletara iristeko kapazak garela erakutsi zigun jarraitu dezagun bide horretatik ondorioak ez dira bidearen bukaeran legealdi honetan

beharrezko erreformak egin beharko ditu etb erreferente publikoa

lehiakorra eraginkorra gizartearen eskariei moldatuta

ez dira parte independenteak eitbk euskararen zabalkuntzan jokatu behar duen etorkizuneko papera ezin da berarentzat nahi dugun etorkizunetik urrundu ezin dugu eztabaidaren elementu bakoitzetik joko politikorako erraminta bat egin no podemos fragmentar el debate decía

datorren urteetan euskararen zabalkuntza eta bermaketan izan beharko duen paper protagonista zalantzan jarriko hori denok argi daukagula uste dut baina hori ez da geure irrati eta telebistak duen erronka bakarra zerbitzu publikoa mantendu eta bermatuko duten beharrezko erreformak burutu behar izango dugu eta euskararen erabilera sustatzeko helburua betez eduki digital guztia euskaraz eskuragarri izatea

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko alonso jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria díez jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi nazioarteko euskararen eguna den honetan aukera polita daukagu gaur gure hizkuntzari buruz eztabaida polita izateko baina niri ere gustatuko litzaidake gaur nazioarteko desgaitasunaren desgaitasunaren desgaitasuna duten pertsonen egunean ere

eitb hogeita hemezortzi urte beteko ditu hilabete honetan bertan

ugariak aurrean izan genituen erronkak nabariak aurrean lortu ditugun lorpenak zehatzak ezarri genituen helburuak

euskara sustatzea gure hizkuntzaren ezagutzan laguntzea baita bere erabileraren alde egitea ere eta esan dezakegu gaur

atzera begira eta azterketa bat egiten baldin badugu bidea emankorra izan dela

horrela onartzen du zioen azalpenean ekimena aurkeztu duen taldeak berak alde batetik azaltzen du gure kateek egin dutela txokoa

bestetik ere onartzen du euskararen ezagutzaren egoera gogo betetzeko modukoa dela izan ere euskararen ezagutza gaur egun asko handitu da azken urteetan eta gu honekin bat gatoz bat gatoz uste dugulako euskal irrati telebista oso

eta izaten jarraitzen duela hori guztia lortzeko ezinbesteko tresna izan da beharbada ez da tresna bakarra izan baina ezinbestekoa bai eta izaten jarraitzen du

informazioa eta gaurkotasuna aztertzen dituzten programak nahi dituztenak badute nora jo gaur egun

biba zuek kirola etbn euskaraz ematen da

eskupilota frantziako tourra egunero afalostean

humoreari dagokionez hor daude barre librea dbh herri txiki infernu handi fikzio saioak dituenak badu nora jo

edo alardea eta nire ustez aipamen merezia du

eramaten gaituela gogoetara eta hori ere beti dela eskertzekoa eta horiek guztiak ezagutzen ditut etbn ematen dituztelako eta ni neu naizelako ikusle

umeentzat bideratutakoak esate baterako baina esan behar dut nire belaunaldiko umeak hazi egin ginela betizu klubarekin

euskaraz ikusten gaur egun ez dira horiek ematen diren edukiak baina beste batzuk dena delakoak ere euskaraz ere ematen dira

begira batzuetan taldeek aurkezten dituzte ekimenak

legebiltzar honetan nahi baino gehiagotan ikusten ditugu kritikarako soilik jaio diren proposamenak nik onartu behar dut gaurkoan ez dela hori gertatu nik uste dut asmoa ona izan dela eta jarrera eraikitzailea ere izan dela eta zentzu horretan eskertu behar dut

nahi diot talde proposatzaileari ez baina askotan

puntu denetan ados egon behar dugunik proposatzen denarekin denaren guztiarekin bat egin behar dugunik eta horregatik ikusi genituen partekatzen ez genituen puntu batzuk eta proposatu genuen aldatzea eta horren ondorio izan da lortu dugun erdibidekoa erdibideko bat non

eta batzen gintuena jarri dugu balioan eta zentzu horretan eskerrak eman nahi dizkiot

eta zentzu horretan nabarmendu nahi dugu batez ere etb hiruk jokatzen duen papera

nik uste dut ere egoera soziolinguistikoari ere erreparatu behar diogula zoritxarrez

egiten ez duen jende asko eta zoritxarrez ere horrek eragina izaten du

begira adibide bat ekarriko dizuet lau pertsona bizi dira etxe batean eta lau pertsona horietatik hiruk euskaraz egiten dute batek bakarrak ez du euskaraz egiten

eta onartu behar dugu etbk edo telebistek oro har egiten dituzten edukiak modu garrantzitsuan

hemengo zenbatek ikusi duzue etb bateko barre librea saioko getari etxegarairen

non berak euskara hutsean emakumeek jasaten duten diskriminazioa salatzen duen bideo hori zuzenean oso jende gutxik ikusi zuen etb batean baina bideo horrek gaur egun

nik uste dut hori dela bidea jendeak zer nahi duen jakin eta hori eskaintzea non dauden ezagutu

kontrakoan ere saiatu gaitezke saiatu gaitezke pentsatzen edo jarraitu gaitezke pentsatzen gazteak prest daudela iragarki bukaezinak dituzten saioak ikusteko prest daudela eta kapitulu bat eta bestearen artean astebete itxaron behar izango dutela ba jarraitu dezakegu hori pentsatzen baina spoilerra egingo dizuet alferrik izango da

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria

gutxitua dago etb bati eskaintzen zaion gainera esan dut aurrekontuari eta parrillari begiratzen baldin badiegu nahiko diskriminatuta

etb bat katea beraz gauza gehiago dago egiteko noski gauza gehiago dagoela egiteko eta ekimen honek ez du gaia agortzen

konpontzen aldi batean bakarrik baina bestalde

gaurko egunean hain zuzen ere kapazak izatea gai izatea erakunde honetatik adostasun gutxieneko bat lortzea eta pauso batzuk positiboki ematea hau da honek ez du agortzen gaia gauza guztiak konpontzen baina bai pauso bat ematen da euskararen normalizazioaren alde eta aipatutako bi gai horietan lortzen da

lortu daitekeen horri heltzen badiogu beraz ez da objetua etb

babesa etbn ekimen honetan onartzen denarekin baina

eskerrik asko alde agertu diren indar politikoei emango diet aurrera atera ahal izateko
ekimen hau eskerrik asko gorrotxategi andrea

talde sozialistako kideari alonso jaunari gauza bat uste dut argitu egin behar dela ze lehen egunean zure kide batek gauza bera esan zuen kontrol batzordean eta ez da

ondorioak ez direla bidearen bukaera adostutako ondorioak eta ponentziaren inguruan bai esan behar dizut ez dakit

zuzena izan edo baina eitbko ponentzian ez dago ondorio adosturik diktamen bat egin zuen presidenteak eta abenduaren

eta gero ez zuen berriro deitu ponentzia eta bien bitartean urtarrila

ezin daiteke ekimenik egin eta otsailean lehendakariak hauteskundeak deitu zituen beraz ezer adostu ponentzia horretan bakarrik dago pertsona konkretu batek presidenteak eginiko proposamena horraino hori da dagoena eta bide batez esan nahi dut atera duzunez ondorioen txosten hori hamar ondorio direla folio bitan modu sinplean esan da

sakontasunik edukiko ez duenik baina geure iritziz ez dute proposatzen

berritasunik ez da proposatzen sakoneko erreformarik ere eta betikoa betikotzeko guretzako bueno ikusten dugu berriro konformismoa dagoela etbri buruz

horrekin konforme uste dugu lan handia egin izan dela hiru urtean eitbko ponentzian egon gara hainbat aditurekin prozesu parte hartzaileak egin dira

oinarri sendoa egon daitekeela benetako erreforma integral bat egiteko guk hain zuzen ere hor jaso dugun materiala egin den lan guzti horrekin guk gure eredu propioa landu dugu eta

agertzen da eta batez ere konpromiso bat konpromiso sendo bat eraldatzeko

denok ados gaudela komunikabideen arloa asko aldatzen ari den arlo bat da gure lana ez da ez dakit zelan egin behar den hori esatea

badakite zer egin behar duten gure lana da misioa zein den ondo uztea eta uste dut adostasuna lortu behar duguna eta zuk aipatu duzun hori ez da zuzena ze hemen diktamen horren inguruan ez dago adostasunik uste dugu bueno hori dela eitb behar duena eta aurrekontuak ere bai jakina

ibiltzeko sasoia jada igaro da eta uste dut ekinean hasteko momentua heldu dela eta gainera laster bestela jai dauka eitbk

sin más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna

gauza bat esatea begira batzuetan alderdi batzuei leporatzen zaie oso diagnostiko ona egitea egoera oso ondo aztertzea neurriak proposatu behar direnean hainbeste ez asmatzea nik uste dut gaur zuei kontrakoa gertatu zaizuela nik uste dut irakurtzen dut zuek

bertan agertzen dena partekatu dezaket zehatzago aztertu beharko genuke baina partekatu dezaket baina gertatzen dena da zuek

jarraitu dezaket ez ez baina jarraitu dezaket bai jasone jasone isiltasuna mesedez jasone

elkarrekin podemoseko legebiltzarkideei eta baita alderdi sozialistakoei ere

eta ezer ez gehiago eskerrik asko eskerrik asko díez jauna

amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitzak eta euskal sozialistak euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

puntuka ez dago arazorik puntuka bozkatzea

ez ez dago arazorik puntuka bozkatzea nola doa nerea ah

banaka banaka bale bada orduan lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

zazpi abstentzio beraz lehenengo puntua onartu da jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde

abstentzio beraz onartuta geratu da bigarren puntua eta azkenik hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde hogeita zortzi abstentzio beraz hirugarren puntua ere onartua izan da